hizlariak prest daudenez hasiera emango diogu hurrengo gai zerrendako lehenengo puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena familia elkarguneak hedatzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den goirizelaia andrea dauka hitza

egun on guztioi eskerrik asko lehendakari andrea

lehenengo eta behin proposamen honen eztabaida hasi baino lehenago nahi duguna da esplikatzea kamarari zergatik eta zertarako sartu genuen proposamen hau zergatia izan da ikusita gertatzen zena

gertatzen zena epaitegi desberdinetan eta toki horietan baizik kontaktu desberdinen bitartez ezagutu genuen toki konkretu batzuetan arazoak egoazela ez

puntu hauek eta orduan epaile desberdinen partetik jaso genuen kezka hau planteatzen

hau aldatu behar zela eta behar beharrezkoa zela aldatzea eta modu egoki batean zerbitzu hau ematea orduan hori ikusita lehenengo gauza egin genuena zen sailburuari

hau nola zegoen eta erantzuna ikusita pentsatu genuen

lanari ahalik eta lasterren martxan jartzeko ikusten genuena behar beharrezkoa zen gauza bat horregatik planteatu genuen proposamen hau

orduan ikusten duzuenez oso gauza garrantzitsua da zerbitzu hau benetan zerbitzu

zerbitzu honen bitartez bideratu nahi dena da gehienbat umeen eskubideak eta nahi dena da umeen eskubide horiek babestuak izatea arazoa zein zen ba transferentziak edo

dekretu bat egin zen dekretu hori bi mila zortzikoa da dekretu horretan esaten zena zen hau martxan jarri behar zela eta zehazki prioritate batzuk markatzen ziran eta urgentzia batzuk markatzen ziran baina bi mila zortzitik hona

horiek ez direla beteta izan eta hori zergatik esaten dugu bi mila bederatzian

agerraldi bat egin zuen eta agerraldi honetan

esplikatzea zer nolako egoera zegoen

eta orduan planteatu zuen aldaketak egin behar zirela behar beharrezkoak zirela eta handitu behar zela zerbitzua

esplikatu zuena zen bakarrik bat zegoela gipuzkoan hiru bizkaian eta bat gasteizen eta esaten zuena zen hori gauza guztiak bideratzeko oso oso gutxi zela

lan tekniko bat egin behar zela ikusteko beharrak eta behar horren egokipena egiteko baina hori ez zen izan bi mila bederatzian zortziehun pertsona erabiltzen zituzten zerbitzu hau después

ez zen egin egia da bi mila hamaseian edo bi mila hamabostean ez dakit ondo data erkoreka jaunak planteatu zuen beste bat egin behar zela bizkaian bilbon hain zuzen ere eta hori prest egongo zela bi mila hamazazpirako bi mila hamazazpian gaude eta

batzordean komentatu zuen gauza bera hori egokitzen zela baina oraindik

zegoela eta ikusita egoera eta ikusita gauza honen beharra orduan planteatu genuen proposamena proposamena zentsu bat eta bakarra dauka zerbitzu hau eman behar da zerbitzu hau oso zerbitzu garrantzitsua da beharrezkoa da

erabiltzen da asko pertsona asko joaten dira hau aurrera eramatera baina

es importante mantenerla beste gauza batzuen artean guztion adostasuna lortu dugulako

den zerbitzua egokitua izango dela hau martxan eta indarrean jartzen denean

bukatzeko beste gauza bat gure proposamena gauza gehiago zeuzkan

nola pentsatzen genuen egin behar zela hau baina egindako trantsizio horretan adostu dugu sinatzen dugunon artean beste modu bat gauza bera egiteko

dugunez ondo dagoela eta bideragarria dela ez dugu izan inongo arazorik trantsazio hori egiteko eta aurrera eramateko

elkarrekin podemosen emendakina ikusita zentzu asko zeukala zergatik atzerapenak daudelako

epaitegitik gauzak ez direlako bideratzen bideratu bezain pronto orduan hori kezka da ikusten dugu kezka horren aurrean gauza gutxi egin ahal izango duela parlamentu honek beste gauza batzuen artean eskumenak ez dituelako baina bai ikusten dugu

hori adierazi behar dugula eta eskatu behar dugu errespetu osoarekin indarrean jartzea behar diren tresna guztiak hori aurrera ateratzeko orduan horregatik sartu dugu hori ikusten dugulako beharrezkoa zela eta besterik ez esan adi egongo garela badakigu

elkarrekin podemos taldearen ordezkaria uria jauna zurea da hitza

euskal talde popularraren ordezkaria ruiz de arbulo jauna zurea da hitza

eskerrik asko ruiz de arbulo jauna euskal sozialistak castelo andrea zurea da hitza

necesarios muchas gracias eskerrik asko castelo andrea euzko abertzaleak zorrilla jauna zurea da hitza

sailburuok legebiltzarkideok eguerdion on guztioi familia elkarguneak

eh bilduren ekimena dugu gaur eztabaida gaia nire aurretik hitz egin dutenek esan bezala ez da ez ganbera honetan ez herri honetan asko dira elkarguneen inguruan ganbera honetan eztabaidatutako ekimenak fue el veinticuatro de marzo

zerbitzu soziala da beraz bereziki familia gatazka egoeran dauden adin txikikoentzat

eta garrantzitsua familien arreta hobetzeko helburua da

y de género besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko zorrilla jauna

ez eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu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

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka

talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena alderdi popularraren ustelkeriari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda elkarrekin podemos taldearen ordezkaria den hernández jaunak dauka hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

enterrado ondo ezagutzen zuen quevedok ministroen epaileen eta bankarien ustelkeria eta oso gutxi aldatu da

ustelkeriaren haziak hain zuzen ere ustelkeria zer da

kargudun publiko batek bere egoera zilegi ez den moduan baliatzea diru edo onuren pribatuen truke lehenengo batean egon ginen irratian eta gogoratzen dut batzuk aipatu egin genuela alderdi popularra europako alderdirik ustelena zela eta gogoratzen dut damborenea jauna hor zegoela eta galdera bat egin zuela ustelena ustelena zertan da ustelena niri galdera oso interesgarria iruditu zitzaidan baina are interesgarriagoa erantzuna ustelena kasuen aldetik

botere judizialaren kontseilu nagusiaren bi mila hamairuko informean agertzen da urte horretan espainiako epai organo ezberdinetan irekitako ustelkeria kasuak

inputatuekin nahiz eta kartzelan soilik hogei inguruko pertsona izan azken datuak bi mila hamabosteko uztailaren batetik bi mila hamaseiko irailaren hogeita hamar tartean espainiako epai organo ezberdinek prozesatu edo ahozko epaiketa ireki zitzaien

guztira ehun eta hirurogei ustelkeria kasutan ezin dut datu eguneratuak eman horiek dira azkenak kasu guzti hauek ez dira partido popularrarenak baina pprenak dira gehienak beraz kasu

alderdi popularra europan irabazle baina

europan alderdi popularra ahal da ere bai emandako edo jasotako diru kopuruari begira ere ustelena

erdia baino gehiago gain kostu administratiboetan begira diezaiogun orduan kasu ezezagunei ereren kasua hau psoeren da bai baina mila berrehun miloi eurotan zenbatu dute

komisioa eta diru zuriketetan jarrai dezakegu baina merezi al du edo da alderdi popularra ustelena jendearen pertzepzioetan

ustelkeria eta iruzurra ehuneko berrogeita hamalau koma hiruk erantzun dute apirilean baino ehuneko hamabi gehiago egia da galdera egin zenean justu

ignacio gonzalez atxilotuta eta manuel moix ustelkeriaren kontrako

zioen lapur txikiak urtatzen ditugu baina lapur handiak aukeratu egiten ditugu kargu publikoetarako bada garaia horrekin amaitzeko

justifikaziorik gabe ustelkeria gizarte honen minbizia baita eskerrik asko
eskerrik asko larrion anderea euskal sozialistak pastor jauna zurea da hitza

mahaiburu andrea sailburuak legebiltzarkideok egun on denoi legebiltzarreko eztabaida askoren lotura kausala eztabaidaren determinazioa izaten ari da edo hobeto esanda eztabaidaren

zuzenketarik aurkeztu ez duen taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria sémper jauna zurea da hitza

hernández jauna eh bildu taldearen ordezkaria larrion andrea zurea da hitza bai eskerrik asko

eskerrik asko eskerrik asko larrion anderea euskal sozialistak pastor jauna zurea da hitza

eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu elkarrekin podemos eta eh bildu taldeak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabi eman dugu bozka hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita bederatzi boto aldekoa cuarenta y cinco contra beraz ez da onartu

euskal sozialistak eta euzko abertzaleak aurkeztu duten osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita hamazazpi boto aldekoa hemeretzi contra hemezortzi abstentzio beraz osoko zuzenketa onartua geratzen da gai zerrendako hirugarren puntua

haur hezkuntzako bigarren zikloan lehen hezkuntzan eta derrigorrezko bigarren hezkuntzan ikasten ari diren landa eremuetako

proposatzailearen txanda euskal talde popularraren ordezkaria den bengoetxea andreak dauka hitza ekimena

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos macazaga

es todo mila esker bai eskerrik asko macazaga anderea orain bai

gaurkoan ari gara unibertsitatez kanpoko ikastetxe publikoen garraioaz ari gara ari gara bost urte luzatzen ari den arazo batez bost urteetan itxi gabe dagoen

ari gara hezkuntza sailetik erantzun gabe dagoen arazo batez ari gara bueltaka dagoena eta hezkuntza sailetik diot eskumen osoa hezkuntza sailarena delako legeak horrela esaten duelako eta dekretuan ere indarrean dagoen dekretuan horrela jasotzen duelako

hezkuntza sailean hainbat egoera errealitate konplexu mahai gainean jarriaz eta orain arte behintzat ez dugu erantzunik jaso aurreko legegintzaldian proposamen baten ondorioz lortu zen araudia aldatzea horren ondorioz daukazu hirurogeita bi barra bi mila hamabosteko dekretua agerian geratu dena ba beste buelta bat eman behar zaiola eta

berrazterketa sakon bat baldin eta egoerari aurre egin nahi baldin badiogu horrela aurreikusi genuen bere momentuan eh bilduk

baina ez zuen ikusi izan ere oraindik ere egin zen aldaketak behartzen ditu hainbat familia hainbat ikastetxe atez ate ibiltzera kondenatzen ditu atez ate ibiltzera erakundez erakunde gogoratu nahi dut asteartean bertan hemen izan genituela araba errioxako samaniego

guraso elkarteko ordezkaria hemen izan genuen araba lautadako guraso elkarteko ordezkaria hainbat eskaera egon dira aldaialde

luze bat eta jakin badakigu ere arabako batzar nagusietan ere egon dira horrek erakusten du egoera

hori gaiaren kokapenari dagokionez lege markoari dagokionez eskuartean dugun auzian ez gabiltza pribilegioak eskatzen baizik eta oinarrizkoa eskatzen dugu eskatzen dugu dagoeneko lege markoan jasoa dagoena araudian jasoa dagoena

hezkuntza sistemaren printzipioak dira besteak beste betetzea eskatzen duguna ikasle guztientzako hezkuntza kalitatezkoa haien zirkunstantziak eta egoera edozein delarik ere eta hori ere indarrean dagoen garraio dekretuan ere jasotzen da hezkuntzarako sarbide unibertsala zeinarekin konpentsatu egingo diren desberdintasun pertsonalak kulturalak ekonomikoak eta sozialak

eskainiaz ezgaitasunen ondoriozkoei eta hori ere indarrean dagoen dekretuan jasotzen da legeak obligazioak ere ezartzen ditu eta besteak beste hezkuntza eta oinarrizko lanbide heziketa doakoak direla esaten du dekretuan bertan indarrean dagoen dekretuan bertan esaten da ere hezkuntza administrazioak zirkunstantzia eta irakaskuntza jakin batzuetan bere gain hartu behar ditu aipatu betebehar eta obligazioak

askotan aipatzen duzuelako legea bete behar dela ba luze jarrai dezaket benetan legean eta dekretuetan jasoa dagoena mahai gaineratuz

kontua da landa eremuetan ditugun garraio arazoei azken urteetan ez zaiela irtenbiderik eman landa eremuetan bizi den jendeak bizi garenok asumitzen dugu esfortzu bat egin behar dugula eta ahalegin bat egin behar dugula eta badakigu horrelako eremu baten bizitzeak zer suposatzen duen eta hori asumitzeko ez dugu arazorik izaten baina beste kontu bat da hor betebehar batzuk dituela administrazioak eta bakarrik eskatzen dugu

betebehar horiek administrazioak asumitzea eta berari dagokiona betetzea bestetik historia da

noraino luzatzen den eta derrigorrezko bigarren hezkuntzan batxilergoa eta lanbide heziketa ez direla sartzen baina guztiok dakigu ere derrigorrezko bigarren hezkuntza

gobernuak hezkuntza sailak herritar guztiok familia guztiok nahi dugula ikasle guztiak pertsona guztiak bukatzea bigarren hezkuntza bere osotasunean hori da bilatzen duguna beraz logikoena izango litzateke horretarako ere bueno modu

pertsona horiek baldintzak sarbideak bideratzea

eskatzen duguna da modu arrazoizkoan zailtasunak dituztenak sarbide horretarako horiei erantzun egoki bat ematea kontua da ere egoera konkretuen baitan haurrak bere eremutik

toki faltagatik edo dena delakoagatik dekretuak berak aurreikusten ditu salbuespenak eta ikusten da eskola garraioa bermatzeko baldintza batzuk

ez dira betetzen eta horrek erakusten du nahiz eta dekretuan jasoa egon gero egiten diren interpretazioak direla eta beraz araudia aztertu beharra dagoela

araudia errebisatzea noski araudia errebisatzeko lehenengo daukagun egoera sakon aztertu behar da ahalik eta modurik egokienean

utzita eta erdigunean ikasleak eta familiak jarrita ba familiak ikastetxeak ikasleak ez daitezen atez ate ibili behar eskean

eskatzen duguna da pertsona guztiei berdintasunean hezkuntzara sarbidea bermatzea besterik ez eta finean gaur hemen ari gara lurralde oreka

aukera berdintasunaz ari gara ari gara herri txikiak landa eremuak bizirik mantentzeko ikastetxeak eskolak bizirik

igandean eskola txikien jaia ospatzen dela arroan gure herriaren nortasun kultura hizkuntzaren transmisiorako zutabe direla eta beraz

igandean eta oso gutxirekin tamaina txikikoak izango dira baina oso gutxirekin ekarpen handia egiten
tamainaz txikiak baina bihotzez eta proiektuz handiak direlako gure eskola txikiak gure herri txikiak eskerrik asko ubera andrea

zurea da hitza gracias presidenta

eskerrik asko pastor jauna euzko abertzaleak molina

eguerdi on eusko talde parlamentario popularrak egindako legez besteko proposamena daukagu gaur eztabaidagai

zikloan lehen hezkuntzan eta derrigorrezko bigarren hezkuntzan ikasten ari diren landa eremuetako ikasleentzat eskola garraioa bermatzeari

horretarako bostehun eta hogeita hamabost ibilbide eta bostehun eta hogeita bat laguntzaile behar dira erreferentzia ikastetxera

denbora gehiago pasatzen dute autobusetan gauza arrunta da bidai luzeak ez badira ere ibilbide motelak izatea geldiune askodunak egoera hori gertatzen da bereziki lurraldearen berezitasunak direla eta herri gune sakabanatu asko dauzka eta horrek bidaia moteltzen du la dispersión

deben ser tasadas con criterios objetivos hezkuntza eusko jaurlaritzaren eta euzko alderdi jeltzalearen lehentasunetako bat da eta horregatik bermatzen dugu sarbide guztiek izatea

dekretuak eskola garraioa arautzen du baina gainera eusko jaurlaritzak ikasleen sarbidea bermatzen du beren erreferentziako ikastetxeetara

erantzunen txandara pasatuz norbaitek zerbait esateko asmorik

eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu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

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabi eman dugu bozka